osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako puntu bakarra eztabaida monografikoa fiskalitateari buruz proposamena egin duten taldeen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den pastor jaunak dauka hitza

eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza

egun on legebiltzarkideok lehendakari sailburuok egun on

ideia bi argi gelditu daitezela gura genuke bata eta garrantzitsuena zerga sistemaren osoko aldaketa burutu dadin beharrezko den oinarrizko alderdi politiko biren

eta alderdi sozialistaren arteko itunak izugarrizko aurrera pausua suposatzen duela euskadirentzat eta bigarrena konpetentziei dagokienez geunden leku berean gaudela akordio honen sinatzaile diren alderdiek ezinbesteko jotzen dute

euskadiko autonomi erkidegoko zerga politikaren norabide berriari ekitea erakunde esparru eskudunak errespetatuta iruzur fiskalaren kontrako borrokarako neurri eraginkorragoak ezarriko dituena

ekonomikoa bultzatuko duena gure ekonomiaren suspertzea babestu eta diru bilketa eta finantza kopuru nahikoa emango duena

vigente alderdi biek proposatu dute eusko jaurlaritzak

elkarrekin lan egitea euskadiko zerga kideketarako erakunde barruan herrialde historikoetako batzar nagusietan

ekin diezaioten alderdi politikoren batek hori horrela ez dadila izan nahi badu badaki zer den egin behar duena indarrean dagoen marko juridikoa aldatu espainiako konstituzioan hasi eta marko juridikoa aldatzen baina indarrean dagoena aldatzen ez den bitartean hori da betebehar duguna mientras no se cambie el marco jurídico

uko zerbaiti hori da negoziazioa eusko alderdi jeltzalea pnvk beti erakutsi izan du adostasunerako akordiorako borondatea oraingoan berriz

agindu berezia dugu adostasunak bilatzeko eta gure bidetik jarraituko dugu ekinean eusko alderdi jeltzalearen bidetik akordioak lortzeko zergatik alderdi politikoen arteko akordioa euskal gizarteak eta ekonomiak

eta ziurtasuna bermatzeko tresnarik baliagarriena delako alderdien arteko

gutxieneko kontsentsua zergatik zerga sistemaren erreforma integrala eta iruzurraren kontrako borrokari buruzko akordioa eusko alderdi jeltzaleak zerga sistemaren erreforma honegaz lortu gura duena da

progresiboagoa nahikoa harmonizatua eta eraginkorragoa bidezkoagoa izatea da bakoitzak dagokiona ordaintzea hori egiten ez duenak beste batzuen lepotik bizitzea nahi du eta hori ez da bidezkoa eta ekiditeko neurriak hartzea beharrezkoa da orain arte zerga sistema progresiboa bada ere

progresibotasunean areagotzen du ez dira zerga guztiak igoko egoera ekonomiko hobean daudenei igoko zaizkie batez ere ez larriago bizi direnei errenta altuenekoei igoko zaie

nahikoa izan behar da sarri askotan gure artean alderdi politikoen artean adostasun nabarmenik publikoki agertzen ez dugula egia bada ere gauza batean hori horrela ez dela esango genuke guretariko ez du zalantzan jartzen egun dugun euskal ongizate sistema oso ona dela zaindu beharreko altxorra dugula eta bermatu beharrean gaudela eta euskal ongizate sistema mantendu gura badugu berak

aurre egiteko fiskalitateak nahikoa izan behar du halabeharrez

eraginkorra izatea lortu beharko genuke hots

helburua betetzen ez duten onura fiskal desegokiak ezabatzea proposatzen dugu eta erreforma ekonomia produktiboaren hazkundea eta enplegua sortzea bultzatzeko

izan dadila eta printzipioekin amaitzeko euskadin harmonizatutako fiskalitatea izan dadila orain arte

eta ez da lurraldeen artean harmonizazio arazorik lortu baina azken urteotan hori aldatzeko joera egon zitekeen

aurrerantzean ere desharmonizaziorik egon ez dadin sinatu dugun akordioak neurriak aurreikusten ditu zer da

hartzen duena alde batetik harmonizazio lankidetza eta koordinazio fiskalaren legearen garapena beharrezkoa balitz bestetik iruzur fiskalaren kontrako jarduerak eta hemen esan behar da asko egin dutela orain arte hiru foru aldundiek bizkaiko foru aldundiaren datuak emango dizkizuet adibidetzat bi mila hamabian bizkaiko foru

jaso ziren bizkaiko foru ogasunak

bostehun eta hirurogei milioi euro azaleratu zituen eta bi mila hamabian

ustezko delituen hamasei txosten igorri ziren fiskaltzara bi mila hamairutik

josé luis bilbaoren agintaritzapean bi mila zortziehun milioi eurotik gorako

eta zerga iruzurraren ehun txosten eta berrehun eta hirurogeita hemezortzi zerga delitu baino gehiago

justiziazkoa da ondo egindakoa baloratzea eta gainera hobetzen jarraitzea aurreko eztabaidan esan genuenez koordinazio handia dago hiru foru aldundien artean eusko jaurlaritzarekin nafarroako gobernuarekin estatuko zerga agentziarekin eta gizarte segurantzako diru zaintzaren artean esaterako argi utzi behar da

baina beti hobetu daiteke eta hobetzeko bideak adostu ditugu itunean beste neurrien multzo bat

jarduerak osatzen dute bestalde zerga erreforma honek dagoeneko kontzertatuta dauden zergari egingo die eragin bata pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari besteak beste progresiboagoa eta eraginkorragoa izan eta pertsonen ahalmen ekonomikora egokitu dadin bigarren sozietateen gaineko zergari bi

jarduera ekonomikoa suspertu eta enplegua sortzea eta zerga erraztea hirugarren ondorengotza eta dohaintzen zergari

zergari zerga sistemaren erreformak bere baitan hartzen dituen arlo ezberdinen errepasoa amaitzeko kontzertu ekonomikoaren baitan onartu berri eta onartzear dauden zerga figura berriak hitzartu daitezela eskatzen da aurrerantzeko proposatzen da beste tasa batzuk arautzeko eta aplikatzeko beharra eta egokitasuna aztertzea

aldatu beharreko foru arauak aurten bi mila hamairuan onartu beharko lirateke bi mila hamalauan indarrean sar daitezen nork eta non oraingo erakunde markoan herrialde historikoetako foru organoei dagokie

mantentzea ezartzea eta arautzea beraz foru organoek lurralde bakoitzeko batzar nagusietan onartuko lukete

eskumena duten erakundeetan eta integrala hori izan da gure betiko diskurtsoa guri esate hutsa baino esatea zehaztea eta egitea gustatzen zaigu bi mila hamabirako hauteskunde

hau zen esaten genuena europan eta nazioartean zerga ordena berria ezartzeko zerga politikak lortu beharreko ekitate eta efizientziaren ohiko helburuak indartzeaz gain gaur egungo ekonomia eta finantza testuinguruan garrantzia berezia duten beste xederi erreparatu behar diegu diru bilketa nahikoa izatea eta ekonomia suspertzea eaj pnvtik

arteko oreka egokia bermatzeko eta horrez gain ekonomia berriz piztea aberastasuna sortzea enplegua berreskuratzea ahalbidetuko duen agertokia eskaini behar du testuinguru horretan eta betiere foru aldundien eskumen ahalmenak errespetatuz

gaur egungo zerga sistema egokitzeko prozesu bat planteatuko dugu iruzur fiskalaren aurkako borrokari dagokionez hau esaten genuen hauteskunde egitasmoan diru bilketa nahikoa izan eta ekonomia berpizteko xedeak aipatu ditugu planteatu dugun zerga erreforma abiarazteko abiapuntu gisa

iruzur fiskala desagerrarazteko premisan oinarritzen da xede horrekin eaj pnvtik zerga sistema egokitzea proposatzen dugu

egitea baztertzea eta gutxitzea indartuko duten neurriak hartu eta horretarako ekintzak garatzea izan ere horrelako jokabideek herritarren bizikidetzarako funtsezko printzipioak urratzen dituzte horren haritik eaj pnvtik zenbait neurri bilduko dituen araudia onartzea bultzatzen dugu hori zen hauteskunde egitasmoan esaten genuena eta zehazten hasi ginen hauteskundeak irabazi genituen eusko jaurlaritzaren lidergoa hartu zuen eusko alderdi jeltzalearen izenean urkullu lehendakariak esandakoa zehazten hasi

gobernua osotu aurretik alderdi politiko ezberdinei zerga sistemaren erreforma integrala egiteko akordioa proposatu genien

bigarren pausua ondoren behin jaurlaritza hartuta bi mila hamairuko urtarrilean ebbko presidentea den ortuzarrek legebiltzarrean ordezkatuta zaudeten alderdi guztioi eman zizuen euskal autonomia erkidegoan zergak

proposatzen genuen akordioaren oinarrizko dokumentua hirugarren pausua jarraian otsailaren hamabostean zerga sistemari buruzko eztabaida izan genuen legebiltzarrean sozialistek eskatuta eta bertan argi utzi genuen beste alderdi guztiekin

heltzea nahi genuela laugarren pausua legebiltzarrean ordezkatuta zaudeten alderdi politiko guztiekin genituen bilerak alde batetik gure proposamena aurkezteko eta bestetik besteen proposamenak entzun eta biltzeko helburua proposamen ezberdinen

akordioa lortzeko baina hurrengo horretan ere ez zen posible izan gauzak horrela urkullu lehendakariak

eman zuen berak hartu zuen bere gain

emateko ardura eta bilerak antolatu zituen horretarako bai erakundeekin bai alderdiekin maiatzean

ordezkatuta gauden alderdi politiko guztiak deitu zituen bilerara akordioaren beharra eta negoziatu beharra planteatuz handik irteterakoan alderdi bakoitzak bere mezuak plazaratu zituen

orduan beste negoziazio garai bat hasi zen

adostu ahal izateko oraingoan horretarako prest zeudenekin euskadiko alderdi sozialistarekin uda partean ekainetik irailera bitartean egin dira negoziazioak eajtik euskadirako akordio mesedegarritzat hartzen duguna lortu genuen eta egin egingo duguna foru organoetara alderdi politiko biren adostasunarekin onartzeko eroango dugu zerga sistemaren erreforma

ahalbideratuko duen proposamena esan zehaztu eta egin hori da

lan egiteko estiloa eta orain zazpigarren pausu bat daukagu egiteko beste erronka bat daukagu aurrean

alderdi politiko batzuena lortu dezala akordiora heldu gaitezke eta gure borondatea gure borondatea argi geratu dadin

itun honek beste alderdi politikoen babesa lor dezan eskerrik asko eskerrik asko
gorospe andrea gainerakoen txanden tandara pasatuz

eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andreak dauka hitza

zazpi hilabete igaro dira zerga politikaz eztabaidatzera elkartu ginenetik orduan sozialistek eskatu zuten eztabaida orain

batu zaizkie bi alderdien artean sinatu duten akordioaren ondorioz beste batzuk ere azpimarratu dutebaina nik ere hori esanez hasi nahiko nuke eztabaidan zehar biak a la biak dagoeneko egin dute

akordio honetara iristeko eman dituzten urratsak eta horrek ekarri duen jarrera aldaketa justifikatzen horretarako esaten zaigun gauzetako bat da gipuzkoaren oso antzekoa dela onartu dena guk argi diogu

atera duen konklusioan nik ateratzen laguntzen diodan edo datuak bere horretan ondo kolokatzen esan zaigu ere besteekiko aldeak ñabardura kontuak baino ez direla

baina kontua ez da horren sinplea jarrerak hurbiltzea posible da baina ez dago taldeon jarreretan gakoa bakoitzak lehenesten duen horretan baizik

garbi hitz egin behar zaie gure ustetan herritarrei edozein zerga sistemak ez du balio ez da zilegi eta hor dago gure ustetan aldea izan ere eztabaida proposatu duten taldeek diote besteak beste zerga sistemak

aberastasuna birbanatzeaz gain zerbitzu eta prestazio publiko duin eta kalitatezkoak dituen gizarte baten oinarria sostengatzen duela alegia hori dela behar duguna

zaigunak ezkutatzen du esaldi horrek duen mamia lortzeko bide nahikorik ez digula ematen ez dagoela bide hori egiteko benetako borondaterik

zazpi hilabete ziona dio zerga sistema progresiboa bidezkoa eta

ez da krisi ekonomikoa batzuk behin eta berriro datuak eskutan eta atzean izan duten jarrera zuritu nahian esaten zaigun moduan diru bilketa arazoak ez ditu soilik krisiak eragindakoa edo diru bilketa ez da bakarrik horregatik jaitsi

badute horretan zerikusia oinarri ahula utzi digute krisiari aurre egiteko eta hor ere badago gakoetako bat adibide bat

udal eta foru hauteskundeak izan genituen horien atarian erabaki zuten jeltzaleek eta sozialistek ondare zerga ezabatzea alegia

eta gainera hori aldi berean zapaterok lan erreforma onartu zuenean eta inposatu zigunean ordurako

astintzen gintuela ez genekien egia da zenbat iraungo zuen krisiak baina gauza jakina da ekonomian bost urte ez direla asko

bizi duguna guk galdetzen diogu gure buruari ea neurri horiek ekarri ahal duten ezer onik langileentzat

langileen bizkar zerga ordainketa uztea da kapital errentak aberastasun handiak dituztenak

murrizten joan diren bitartean zerga ezberdinak eta hobari sistema nahasi eta ilunaz ezarriz

zein norabideetan egin den orain egiten zaigun proposamenak

deigarria hori bai baina barruan ez dakar ezer berririk ez behintzat onerako funtsean

lanaren gaineko zama handitzea kapitalarena gutxitzea eta aberastasunarena ezabatzea lehendabizikoa da pertsonen gaineko errentari dagokiona norabide berean jartzen gaituena zuek eta guk aldiz

hobeto esan are nahasiagoa nahi duzue zerga hori lehen gutxi ordaintzen zutenei beste horrenbeste egin edo gutxiago ordaintzeko

egungo errealitatearekin alderatuta ez dela egun gertatzen den zerbait gertatuko alegia enpresek irabaziak izanda ere ezer ez ordaintzea

baina esaten ez zaiguna da ezarritako hobariekin minimo hori ez ordaintzea gerta daitekeen zerbait dela alegia ehuneko hamairua ere ez ordaintzea zertarako balio du hortaz tipo minimoa ehuneko hamairu izateak edo orokorrak hogeita zortzi izateak enpresek ez ordaintzeko zirrikituak izaten jarraitzen badute

eta horren adierazle garbia gipuzkoak atzo kaleratutako datuak dira beste ogasunetan ere ziur gaude oso antzekoak izango direnak baina horren argi eta garden kaleratzen ez direnak

eta irabazi hauen ehuneko hamaika koma zortzi ordaindu dute edozeinek gutako edozeinek bere lana irabaziengatik ordaintzen dugunaren oso behetik baina hori gutxi ez eta media horrek behera egiten du sozietate handienen datuak hartzen baditugu hogei handienen multzoa erreparatuz gero sei koma zortzi ordaintzen dute

sei koma bira jaisten du eta goazen muturrera berrogei milioitik gorako irabaziak izan dituen sozietate batek ehuneko bat baino gutxiago ordaindu du

zergarengatik eta ez da hipotesi bat egin dudan hau gertatzen ari den zerbait da alegia zenbat eta irabazi gehiago orduan eta portzentaian gutxiago ordaintzen dela zergak

eta hori gertatzen da ihesbideak daudelako eta horiei

hori saihesteko aurki izango da mahai gainean sozietateen irabazien gaineko zerga berri baterako proposamena zeren guk garbi diogu enpresek ere ordaindu egin behar dute herritar guztiok bezala hori da hazkunde ekonomikoa eta enplegua sortzeko bidea eta ez alderantzizkoa eskuinak saldu nahi izan digun moduan eta hori esateko

baina bat aipatuko dut eskuinak askotan justifikatu izan du enpresek gutxi ordaintzea egindako inbertsioen ondorioz lortutako dedukzioak enpresa horien garapenerako eta etorkizunerako funtsezkoak direla esanez baina denborak erakutsi du kasu askotan ez dela horrela izan ez ordaintzeko zirrikituak besterik ez direla izan

hainbeste urteetan ikerketa eta garapenerako inbertsioengatik zergak ordaintzea saihestu izana enpresek eta egungo krisiaren aurrean aditu

enpresa askoren arazoa lehiatzeko teknologian oso atzeratuak egotea dela eta egiten zaigun proposamen berrian ikerketa eta garenerako inbertsioengatik egin daitezkeen dedukzioak mugagabeak

eta ez zaio inolako kontrol neurri edo segimendurik egin nahi benetan inbertsioak horretara bideratu direla ziurtatu ahal izateko jeltzaleentzat eskuinarentzat urte luzeetan elikatu dituen morrontza eta alderdi interesei eusteko modu bat izango da

onartezina eta aberastasuna banatzeko zerbitzu publiko egokiak bermatzeko norabidearen aurkakoa errekurtsoak esku publikoetatik pribatuetara pasatzeko edo igarotzeko modu okerra delako idazkeraren tranpa seguruenera sozialisten beharrak ekarri du zaila baita akordio hau azaltzen orain zazpi hilabete esandakoen ostean edota

eta orduan esan zigun gure gizartea ez dela bidezkoa bidezko fiskalitaterik ez duelako

zerga sistema batez ere nominetan eta zeharkako zergetan oinarritzen delako eta langileek askoz gehiago ordaintzen dutelako eta kapital errentak askoz gutxiago noski azken urtetan norabide okerrean eskuinari emandako babesa ahaztu egin zitzaion eta zaio gaur ere baina horrez gain hara non mahai gainean jarri diguten proposamenak horixe baino ez duela bermatzen beste horrenbeste

kapital errentak lan errenten mailan ezarri asmo eta herritarrei esaten ari zaie hauxe egunero lanera joatea garesti ordaindu behar dutela zerbitzu publiko indartsuak izateko eta behar gehien dituztenak

ditzaten eta ez hori bakarrik esaten diete ere

bizitzea merke ateratzen den bitartean noski ez duzue esaten ezertxo ere aberastasun handien gaineko zergari buruz eta galdera egiten diot lópez jaunari pastorri ere bai sozialista guztiei

solidaritatea eta justizia soziala defenditzea edo gizarte kohesioa krisian izan edo ez gizarte kohesionatu justu eta solidario batek bere oinarrian derrigor aberastasunaren banaketa du bakoitzak ahal duen mailan ekarpena egin eta hainbeste jasotzen ez duen horrek

lortzen den oreka alegia eta hori nola egin gehien dutenei gehiago ordaintzea ezarri gabe bestela egin al daiteke zein da formula gehiago zorpetzea

eta horretarako esaten zaigu gipuzkoak aurrera emandako pausuetan atzera egin behar duela helburu nagusia betetzetik hurbilago oraindik urrun baina hurbilago

atzerago etorri behar dugula beste batzuk arabak eta bizkaiak urte luzetan etxeko lanak egin ez dituzten horiek zertxobait aurrera egin dezaten

ez dela hainbesterako oso antzekoak direla proposamenak eta guk diogu

duen zerbait delako propioa berea delako baizik eta batzuk eta besteek hitzez behintzat defendatzen dugun hori ustez lortu nahi dugun gizarte justuago hori eskuratzeko bide bakarra delako ez dagoelako beste biderik

egiten dizuegu ea hori ote den langabezian daudenei

alegia denok egon behar dugu zertxobait okerrago denok hobeto egoteko zer

horrek zuen beharrak konponduko ditu baina ez gizartearena gure ustez ez

pobrezian bizi diren ehun eta berrogeita hamazazpi mila lagunenak edo eta elikadura arazoak dituzten

orain urtebete urkullu lehendakariak esan zigun

hitzetan behintzat dion akordioa besapean datorkigu akaso oraindik demagogia irudituko zaio guri berriz ez

egia esan bi urtetan eta egingo dugu aurrerantzean ere eh bildu horretan ari da zerbitzu publiko indartsuak nahi dituelako

eta horretarako egia da beharrezkoa delako diru sarrerak handitzea baina noski

ez gehiago bildu aberastasun handien zergaren bidez

desagerrarazi zenuten ondare zergaren ordezkoaren bidez ze sistema progresiboa bidezkoa bultzatzea berdintasunaren eta justizia sozialaren alde egitea guretzat ez da demagogia herritarrei argi azaldu behar zaie bakoitza zertan ari den izenburuak irakurrita benetan eta behingoz justizia fiskalera hurbiltzeko urratsak emango zenituztela uste zutenei argi esan behar zaie usteak erdia ustel izenburutik harantzago ez dagoelako ezer askorik

baten egonkortasun beharrari eta bestearen erdigunean sentitzeko irrikari eta ez herritarren beharrei eredu ekonomiko eta sozial bera partekatzen duten

eredua betikotu nahia dario eta euskal herriari dagokion burujabetzari uko egiten dio

besteek atzera ere bai baina erdibide horrek egungo egoera egonkortzeko modua ematen die guk aldiz eredua aldatzea dugu helburu garbi esaten dugu

ongizatea denontzat babes soziala bermatuko duena bizi baldintza duinak babestuko dituena

pertsonen ongizatean oinarrituko dena eta ez azpiegituretan eta egungo murrizketa egoera egonkortu baino bidean galdu dugunaren aurreko egoerara eramango gaituena eta horretarako beharrezkoa da gehien dutenek gehiago ordaintzea

euskal herriak behar duena akordio honetan proposatzen zaiguna zergatik ez den gipuzkoan onartutako bera

egia da lan errentetan gipuzkoarekin alderatuko dela baina lehen esan dudan moduan ez kapital errentetan urrun geldituko da

nahi duzue eta hori guretzat ez da bidezkoa sozietate zergarik buruz nahikoa esan dut orain artean aldaketak proposatuta ere orain arte bezala ihes egiteari

hauen helburua lehen ere esan dut pilatutako aberastasuna banatzea da eta hor kokatzen da fortuna handien zerga akordioaren baitan aipatu ere egiten ez dena baina baita

eta azken hauek ere bere biziko garrantzia dute kohesio soziala justizia soziala erdiesteko lanean

ohiko etxebizitza ez dutenei utzik egon ordez bere funtzio soziala bete dezaten merkaturatu daitezen bilatu behar duen zerga errekarguari alegia neurri ezberdin asko behar ditugu merkatua bere onera etorriko baldin bada

eta zergen bidez asko eragin daiteke baina akordioak ez du aipatu ere egiten nahiz eta oraintxe aztergai dugun etxebizitza lege proposamen bat ekarri zuen hona alderdi sozialistak eta bertan

galdera egiten dugu eta erantzuna espero dezagun ez izatea guk buruan daukaguna galdera da ea ere hemen atzera egin asmo ote duen alderdi sozialistak espero dugu ezetz

baina hori horrela izanda ere ohikoak ez diren etxebizitzak merkaturatzeko prezio neurriak premiazkoak direla deritzogu eta erabilpen

baina pribilegio edo luxu hori beretzat gorde nahi baldin badu ordaindu dezala tokatzen zaiona besterik ez dugu eskatzen

neurri honen bidez udalek baliabide gehiago izango dituzte zerbitzu publikoak eskaintzeko lagungarri izango da bere txikitasunean

ehun eta laurogeita hamazazpi eurokoa delako baina norabidea da garrantzitsua hemen helburua da garrantzitsua etxebizitza horiek ohiko bizi leku izate bultzatzea izan ere onartezina da guretzat euskal herrian berrehun eta berrogeita hamar mila etxe inguru hutsik egotea eta hainbat eta hainbat familia desjabetuak izatea

adibide bat baina ez da hartu beharreko norabidea argiaren adierazle

beste bat gipuzkoan lehenengo eta beste herrialdetan ondoren ondarearen gaineko zerga berreskuratu egin zen horri esker hiru ogasunek ehun eta hamabost milloi gehiago bildu dituzte bi mila hamabian bi mila hamaikarekiko

etxebizitza programan jasotzen du kopurutik ez dago oso urrutik

berriro diot lehen ere esan dut ez gara helmuga iritsi guk jakitun gara oraindik

baina borondatea izanez gero eta norabide egokian aurrera egiten jarraituz gero

baina borondatea hitzez bakarrak ez neurriz zehatzekin ere erakutsi behar da horren adibide garbi bat iruzur fiskalaren aurkako borroka da guztiz garrantzitsua

da biltzen ez dena diru hori gutxiago dugu ondorioz beharrei aurre egiteko

foru aldundi guztiek iragartzen dute urtero zenbat diru bildu duten edo berreskuratu duten hobeto esan

kontua ez da hainbeste egiten ari ote garen ala ez baizik eta nahikoa egiten ote dugun ala ez zentzu horretan

gipuzkoako foru aldundiak hitzarmen proposamena egin zuenean eta aldeko erantzunik ez zuenean izan eta oraindik ere

ez da ona beste batek proposamenak egitea hori ere pentsa genezake

baina baita ere batzuk besteen datu baseetara sarbideak izatea behar diren kontrol eta zorroztasun neurriekin datu baseen legea behar den bezala eta gorde beharreko datuen legea behar bezala zainduta bai

egiten den lana emaitza hobetu egingo delako are gehiago legebiltzarrak ildo nagusiak ezarri behar dituela defendatzera datozkigun alderdien ordezkariek

ganbara honetara etortzeari gipuzkoako foru aldundia izan da bakarra legebiltzarrak egindako eskariari aurten erantzuna eman diona

berri ematera etorri den bakarra izan da horrek gehiago adierazten du akordioek jaso ditzaketen edo agerraldi publikoetan nahikoa egiten ez dela zuritzeko esaten diren guztiak baino beraz heldu diezaiogun behingoz gaiari

batetik dirua eta bitarteko galera handia delako iruzurra

tinkotasunez eta konbentzimenduz jazartzen ez badugu printzipio orokorrak hausten ari garelako alegia herritar guztiak berdinak garela

beraz gipuzkoan hartzen ari diren neurriak egokiak badira ez dugu ulertzen zergatik egin behar den atzera araba eta bizkaian ere ezartzeko zeren eta berriro diot hori ari zaigu eskatzen beste bi herrialde historikoek

guk galdetzen duguna da zergatik ez dituzte etxeko lanak egiten aberastasuna banatzeko eta gizarte babesa berreskuratzea

eta hori gaizki ulertutako harmonizazio baten izenean zeren eta harmonizazioa ondo dago

uniformizazioa ezkutatzen da besterik esango zaigu jeltzaleek besterik esango diguzue hori

benetan harmonizatu nahi baldin bada alegia herritar guztiek baliabide berak izatea nahi baldin badugu hitz egin dezagun ekarpen legeaz egin dezagun moldaketa egin beharreko neurrietan herritar guztiek izan araba bizkaia edo gipuzkoakoak baliabide berak

ez da hori bermatzen gaurko ekarpen legeak ez du hori bermatzen ez da zilegi erabakitzeko eskumena duten batzar nagusiei

orain norberak bultzatzen duen hori beste herrialde batean onartzen ez delako edo bestelako norabidea hartzen delako zeren eta lehen esan du gorospe andreak harmonizazioa lehen ematen zela guztietan noski eusko alderdi jeltzaleak agintzen zuen guztietan orduan errazagoak ziren gauzak

orain hiru herrialdeetan gobernu ezberdinak daude eta hori aintzat hartu behar den errealitate bat da orain da inportantea lehen ere bai eta gero ere bai

gipuzkoan ematen ari diren urratsak egokiak direla gehiago behar dira egia da benetan zerga progresiboak izateko baina jakitun gara zerga zuzenen kudeaketa soilak ez gaituela erabateko progresibotasunera inoiz eramango

gehiago sistema integral eta orekatu bat izango baldin badugu zertarako balio izan zuen adibidez araba bizkaia eta gipuzkoan hiru herrialdeetan

nik ez dakit akordioa sinatu osteko egunetan alderdi jeltzalearen oinarriak lortu ote duen bihotzean toki bat akordio honetarako

betikoan geratzeko akordio batentzat euskal herriari erabakitzeko eskubidea ukatzen dion akordio batentzat herritarrak beste zerbait eskatzen ari zaizkigu

murriztaile inposaketa estatu batuan tokia edo enkajea bilatzea menpekotasunera kondenatzen gaituen horretan geratzea guk argi ikusten dugu

onarpena dela gakoa burujabetza dela bidea behar ditugun politikak ezartzeko kanpotik inposatu nahi zaigunari iskin egiteko

madrili begira jarraitzeak handik inoiz borondaterik

akordiorako borondatea izan duelakoan luzaroan itxaroteak urkullu jauna gure ustez ez du zentzurik baldin eta jarrera hori itxarotearen

akordioaren baitan dena jartze horri ez ote den ez mugitzeko borondatearen adierazle

puntu askotan bezala akaso esaten ez den hori ere oso ondo irakurri behar baita eta aintzat hartu behar baita

gurea bidean elkarrekin egiteko proposamen zintzoa da bide propio bat egin dezagula denok neurriak har ditzagula gaurtik bertatik

burujabetza falta horri aurre egiteko alegia egin dezagun zerga sistema egokiagoa eta bidera dezagun bildutakoa benetako justizia soziala lortzera jar ditzagun bitartekoak pentsioen lege propio baten bitartez hauek egun ez duten erosteko ahalmena gehiago galdu ez dezaten

eta euskal curriculumaren baitan adibidez zergei buruzko kontzientziazioaren beharra jasoko duena beste gauza askoren artean osasun alorrean baldintzen kaskartzea ekidin eta lehen eskuragarri zena orain ordaindu beharrik ez izatea bermatzeko neurriak har ditzagun

eta adostu ditzagun hemen lan baldintzak langile publiko eta ez publikoen eskubideen babesa ardatz hartuta diru bilketa sustapen ekonomikora bideratzeko diozue guk ere bai diogu egin dezagun hori bermatuko duen kutxa legea adibidez eta urrundu ditzagun finantza sistema publiko propio bat izateko aukera galtzea ekar ditzaketen neurriak administrazioaren egituraketan bikoizketak eta gabeziak gainditu eta bitarteko egokiak emango dizkiguna eta bide batez madrilek inposatu nahi digun erreformen aurrean

hauen eskumenei egiten dien mehatxuari herri gisa erantzuteko akordioa egin dezagun hori ere norabide horretan urratsak ematera eramango gaituzten adostasunak behar ditugu ez plan orokorren azpian erabakitzeko eskubidearen ukazioz mozorrotzen diren eta behar dugun zerga politikara ez garamatzaten akordioak

eta hau garbi esan nahi dut eta bereziki jeltzaleei begira ez da helburu bat bere horretan

ahalbidetu dezakeena eta bilatzen duen helburu hori lortzen duen ala ez hori da benetan garrantzitsua bakoitzak badakigu hemen zein babes dugun bozka horiekin egia da gatoz bakoitza legebiltzar honetara eztabaida honetara baina jakin behar dugu beste zerbait ere eta da gizarteak zer dion entzun egin behar zaio

gauden egoeratik atera behar dugula eta ez dugula edozein modutara atera behar

eztabaidan gorospe andreak esan zigun moduan orduan

baina zure esaldi bat ekarri nahi nuke gogora europako adierazle sozio ekonomiko onenetarikoak dituzten herrialdea nahi zenuela esan zenuen guk ere bai baina

beste hau baldin bada hori eskuratzeko gehien dutenak gutxiago ordainduz jarraitu behar dugunik

orduan ez ez horren ordainetan uko egin behar badiogu justizia sozialari berdintasunari eta progresibitateari edozein modutara ez beraz

baina euskal herriaren mesedetan baldin bada eta gure ustez proposatuko zaigunak eta proposatzen ari zaigunak ez du hori horrela hartzeko nahikoa oinarri are gutxiago herri akordio izendapena jasotzeko nahiz eta zuek behin eta berriro hala errepikatu

gardena izatea partehartzailea izatea gizarte eragileekin osatua izatea eta ez bi alderdik ateak itxita ezkutuan egina

ekarri diguzuena akordio horretatik kanpoko ezer ez babesteko baldintzarekin gainera horiek ez dira herri honek behar dituen akordioak
mila esker eskerrik asko beitialarrangoitia andrea